egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

bosketak bosketa guztiak goizaren goizean eh askenean egingo diala au da bada olako badakizue gaur odol ematea dela hemendik animatzen zaituztet odola ematera joateko

odola ematen bozketak ez ditugu egingo orduan lasai eman odola

hasiko gara bigarrena puntuarekin zeren eta batgarrena puntuan ere irizpena bozkatu behar denez

gai zerrendako bigarren puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen irizpena euskadiko zuzenbide zibila eguneratzearen gainean egindakoa

ebazpena hemen taldeek bost minutuko txanda edukiko duzue zuen irizpena azaltzeko mistoa upyd

antón damborenea jauna zurea da hitza

anderea eh bildu taldearen ordezkaria den arzuaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea ez gehiengoz baizik eta pentsatzen dut hau aho batez izan ere pentsatzen dut esaten denean euskal zuzenbide zibila kontserbatzeko modifikatzeko eta garatzeko

guztiok jartzen garela bai modifikatzeko eta garatzeko puntu horretan izan ere hori da aurretik daukagun erronka jaso izan dugu ponentzian operadore batzuen iritzia eta nik uste dut bi trasladatu dizkigutela eta horiek mahai gainean jarri nahi ditut batzuk ekartzen dute urgentzia bat zuzenbide zibila

eurek somatzen dituzten emergentziei aurre egiteko beste batzuk ordea ikusten dute edo ekartzen digute beste ikuspegi anbiziosoagoa

euskal zuzenbide zibila ezartzearena inkluso euskal kode zibil batekin

hartuko duena lan konparatiboa egiten dute aztertzen dute gure inguruan

eraman izan dira ekarpen bat egiten dute nafarroan ere

interesgarri batzuk ekarriz eta ekartzen diguten erronka da hain zuzen ere

lanketa sakon bat egitea gai honen inguruan pentsatzen dut asmatu behar dugula metodologian ezin dugula inor kanpoan utzi eta horregatik azpimarratu nahi dut diktamen honetan sartzen den ezarpen edo puntu bat jaso behar ditu eta legebiltzarraren aurrean aurkeztu

eta inplikatuta dauden ehun sozialeko erakundeen ekarpenak garrantzitsua da ekarpen hauek jasotzea garrantzitsua da entzutea

hortik euskal zuzenbide zibilerako batzorde bat eratzea ez dezagun galdu legebiltzar honetarako iniziatiba eta

egin dezagun euskal zuzenbide zibila gure nortasunaren beste adierazle bat bezala besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna
eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den otadui andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok

euzko abertzaleak begi onez ikusten ditu gure zuzenbide zibila eguneratzeko ekimenak eta horregatik esanda dagoen moduan

pentsatzen dut guztiok aitortu dugula zelako beharrizana daukagu gure foru zuzenbide zibila eguneratzeko denok dakigu hogei urte baino gehiago pasatu direla

eta ukaezina da hogei urte hauetan gure gizartean aldaketa sakonak egon direla eta zer esanik ez familiaren kontzeptuak izan duen bilakaera

erronka zoragarria eta erakargarria daukagu gure aurrean hau da zuzenbidea herritarrei hurbiltzea eginkizun zaila baina

eta adierazpen bizi gisa eguneratzeko premia horrekin batera aurrera pausu garrantzitsua izango da euskal zibila ezartzea behingoz zaharkituta

eguneratu behar dira baina ez hori bakarrik gure asmoa da euskal zuzenbide zibila gero eta osoagoa zabalagoa eratzea eta horretarako

euskal zuzenbide zibileko batzordea sortzea eta batzorde horrek etorkizunean izango duen papera

poztasuna adieraztea gaurkoan aurrera pausu inportantea ematen dugulako eta poztasuna baita ere

egingo dugulako besterik ez eta eskerrik asko eskerrik asko otadui andrea gai zerrendako bosgarren puntua mozioa

euskal autonomia erkidegoko enpleguaren egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

legebiltzarburu andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi

egia esan talde gehienak egoeraren diagnostikoan ados gaude ziur nago denok bat egingo duzuela euzko abertzaleak eta eusko jaurlaritzak hainbatetan diogunarekin enplegua lortzea izan behar du gure lehentasuna eta ondo dakizuenez honetan buru belarri dabil eusko jaurlaritza lehenengo egunetik erakunde guztietan

hau enplegua edo hobeto esanda enplegu eza eguneroko agendetan dago ere baina zoritzarrez askotan esan dugunez baita

no es cierto y lo saben gobernua martxan dago eta bere lehentasuna behin eta berriz esan dugunez lan egoerari buelta

aktibitate ekonomikoa bultzatzeko eta azken finean enplegua sortzeko

enplegua suspertzeko programak helburu zehatzak jarduera ardatz argiak eta sei programa ezberdin jorratzen ditu beraz gobernua ez dago geldi

aburto sailburuak esan zuen bezala interpelazio egunean enplegua suspertzeko

eta ados gaude urte amaiera momentu egokia dela baloratzeko hartutako neurrien eragina ikusteko horregatik

ekartzea bertan eztabaidatzeko eta era berean emaitza horrek erabiliak izan daitezela bi mila hamalau urteko enplegu estrategiaren diseinuan

eztabaidatzeko guztiz prest agertzen gara eta enplegu batzordea iruditzen zaigu esparrurik onena honi buruz aritzeko proposamenak

baina hori bai argi gelditu behar da datorren urteko estrategia markatzea jaurlaritzaren eskumena dela garrantzitsua iruditzen zaigu

eta kontutan edukitzea enplegu estrategiaren diseinuan adostasun handiz lortutako planak askoz eragingarriagoak direlako azkenik ados gaude baita enplegu lege bat egitearekin iragarri zuen jaurlaritzak legea bi mila hamabost urteko lehengo sei hilabeterako ekarriko zuela iragarri zuen gobernuak bere lege egutegiaren aurkezpenean

amaitzeko entzun ditzagun enplegua suspertzeko planaren emaitzak batzordean

gehi erakunde eta eragile desberdinek egindakoak hala badagokio kontutan hartzeko

egiten diogu jaurlaritzari bere hurrengo enplegu estrategia diseinatzerakoan eta utz diezaiogun jaurlaritzari lan egiten eta legea lege on bat

erdibidekoa sinatu dugu zuzenketak aurkeztu genituen talde guztiek azkenean denon konpromisoa

ekimen garrantzitsu hau besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz
eh bildu taldearen ordezkaria zulaika andrea zurea da hitza

lehentasunetariko bat ez ditut emango berriro langabezi tasaren datuak denontzako ezagunak dira eta

eta enplegu berria sortzea ezinbestekoa da baina ez du balio edozer motako enplegu berria sortzea lan baldintza duinekin lanpostu berriak sortzea hori izan behar da lehentasuna lan erreformak ez zigun krisia ekarri baina bai krisiaren ondorioak

ez digu lagunduko egoera hobetzen egiten diren kontratu berrietatik bakarrik ehuneko bosta behin betiko kontratuak dira eta lan baldintzak gero eta kaskarragoak dira eta pasa den astean esan genuen bezala gaur egun lanpostu bat izatea ez du esan nahi

zenbat langile daude lanbide arteko gutxieneko soldata kobratzen milaka gure taldetik hamaika aldiz esan dugu neurri eraginkorrak hartzea ezinbestekoa dela arlo guztiak kontuan hartzea eta zeharkako neurriak jartzea martxoan jaurlaritzatik aurkeztu ziguten ekonomia erreaktibatzeko plan bat eta abenduan azalduko dizkigu aburtok berah iragarri duen bezala plan horrek izan dituen emaitzak azalduko zein programetan helburuak bete diren eta zeinetan ez hala ere ez dugu abendura arte itxaron behar langabezi tasak zeintzuk diren ikusita badakigu zein den

lehen momentutik azaldu genuen nahiz eta gobernuaren borondate onenarekin egin ez zela nahikoa izango ez enplegua sortzeko

eta okertzea nahiago izango genuke baina datuek erakusten dute denborak arrazoia eman digula lan merkatua bere osotasunean aztertu behar da eta ardatz guztietatik eragin behar zaio estrategia egoki bat definitzeko

erreaktibatzeko plan horretan bai jaurlaritzan faltan botatzen duguna hori alde batetik

handiak direla sektore ezberdinetan ez ditugu ikusten

lehenengo sektoretik hasita eta zerbitzu sektorean bukatuta jaurlaritzak ez du ehun industriala bere osotasunean aztertuta politika industrial zehatz bat

baina larriagoa iruditzen zaiguna da eredu publikoan administrazioan ere enplegua suntsitzen ari dela jaurlaritzak hartutako neurriekin

eta hori bai izan dela hemen hartutako neurria

externalizazioekin eta abar eta kontraesanak ere ekonomia erreaktibatzeko lehenengo arauarekin kontrajarrian sartzen dena dirua esku aldatzearekin hau da pertsonen erosmen ahalmena gero eta baxuagoa baldin bada

asetzeko dirua ere ez badu merkataritzan eragin zuzena izango du batez ere merkatari txikiari eragingo du zuzenean jarduera

ekonomiko honetan enplegua galtzen eta honekin batera burura etortzen zait langile publikoekin erosmen ahalmena galerarekin harreman zuzena duela

eragin enpresa pribatuetan ere sektore lan hitzarmena ez aplikatzeagatik lan baldintzak kaskartzearen ondorioz erosmen ahalmenaren galera jasatzen dute

gizartean sortzen ari den ezberdintasuna gehien dutenek gero eta gehiago dute eta gutxiago dutenek gero eta gutxiago dute hori

alegia enpleguaren gaia bere osotasunean hartu beharreko gaia da eta kalitatezko enplegua sortzeko ere zeharkako neurriak hartu beharko dira dagoen lana banatzea esaterako horrez gain helburu hori lortzeko neurriak hartu behar dira

neurrian sortzen duen enplegua kalitatezko enplegua izango dela bermatu behar du

iragarri zuen hainbat moldaketa egingo zirela enplegua erreaktibatzeko planean espero dugu norabide horretatik joatea besterik gabe eskerrik asko

eskerrik asko zulaika andrea erantzunen txandan llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arregi andreak dauka hitza

entre todos generar el empleo eta eh bilduri ideia asko eman dituzu hemen

baina ez dudana ulertzen da zergatik ez dituzuen

momentua ere bai izan zitekeen eta erdibideko batera heltzeko edo ez heltzeko baina sikiera

eta ideia asko dituzuela esaten baina gero ez duzue ezer ere ez idatziz ematen eta

ez duzu esan zer egingo duzuen

eta ez dut ulertzen horren kontra botorik ematerik

ez duzue onartzen hortik eztabaidatzearena emaitzak batzordera ekartzearekin horrek gero

enplegu estrategiarekin beraz eskertuko genizueke

eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andreak dauka hitza

eusko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den arrondo andreak dauka hitza

azaroaren hamabostean lanbideren funtzionamendu egokia bermatzeko eusko jaurlaritzak hartu beharreko neurriei buruz enplegu eta gizarte politiketako sailburu juan mari aburto jaunari egindako interpelazioaren mozioa dugu hau lanbidek bere funtzioa betetzeko benetako enplegu zerbitzu publikoa eta erreferentziala izateko gauza eta arlo askotan hobetu eta aldatu behar duela pentsatzen dugu guk behintzat hori uste dugu ez dela batere egokia lanbideren gaur egungo funtzionamendua hala ere aukera izango dugu hori dena eztabaidatzeko plan estrategikoa legebiltzar honetara ekartzen denean hain zuzen gai ugari daude aztertzeko eztabaidatzeko eta hobetzeko

formazioa bitartekaritza euskara etxeko langileak

bi puntu nabarmendu nahi ditugu lehenengoa lanpostu zerrenda aipatu nahi dugu lanbidek behar dituen giza baliabideak

oinarrizko desadostasuna dugu sailburuak hemen esan zuenarekin berriro ere adierazi nahi dugu denbora gehiegi daramala lanbidek lanpostu zerrendarik gabe eta tarte horretan zerbitzu desberdinetatik etorritako langileak elkartu dira zerbitzuan

aurreko lanbide langileei kontratu desberdinak egin zaizkie eta tokiz

momentu bakoitzean egon diren arduradunen komenientziara kontratu aldaketa asko gertatu dira eta gardentasun falta izugarria gure ikuspuntutik gauzak gaizki egin dira lanbiden eta orain ezin dira gauzak konpondu nahian proposamenak egin horrelako ezer errealitate hori gertatu ez balitz bezala lanpostu zerrenda egiteari

sailburuak esan zuen honako hau alde batetik esan zuen gaur egun bostehun eta hirurogeita hamabost langile zeudela eta proposamen berriarekin aurrekontuetan horrela dago ere

direla baina hori ez da egia ez da zuzena behintzat horrela esatea aurrekontuetan horrela izango da eta da baina errealitatean

lanbiden langileak kontratu mota desberdinekin egon direla ere esan da baina hori ez da arrazoi nahikoa

eta zeuden arazoak bideratzeko kontratatu

egin behar dena horretan trebatu direnak eta horregatik ere beharrezkoak direnak ezin dira kalera bota

pertsonekin ezin da horrela jolastu horregatik lanbideko langileak mobilizatzen ari dira eta ulergarria da eta ulergarria da ere sailburua kezkatuta egotea

hori da guk ere nahi duguna gatazka horrekin amaitzea langileak kalera joateko arriskuan daude eta bitartean

zerbitzuan arazoak areagotzen ari dira

horrek ez du inolako zentzurik aurreko interpelazio egunean ere hainbat datu eman ziren hemen

erantzun epeen inguruan hobekuntzak egon direla azpimarratzeko baina errealitateak beste gauza batzuk ere esaten ditu ez horiek bakarrik bat da ez dela legea betetzen ez dira

pertsona askori ez zaie erantzuten dagokien epeetan hori ere zuk zeuk onartzen duzu eta horrek arazo larriak sortzen ditu

askotan ere bai ezer ez duenak jatekorik ere ez duenak ezin du itxaron ea lanbide noiz hastenden ondo funtzionatzen hemen inon baino gehiago arauak diona ere bete behar da ez dago aitzakiarik ez egiteko eta horretarako ere

ipini behar dira beste egoera batzuk ere ezagutu ditugu azken bi aste hauetan

salatzen zuena bere egoera ez zuena egunerokotasunari aurre egiteko aukera eta denbora zeramana itxaroten lanbideko erantzuna edota lanbideren akatsen ondorioz

pertsonen egoera ere ezagutu dugu horietako bat aurrekoan

delako bat atera zen eta baliabide hauen artean gauza horiei aurre egiteko langileak daude lan hori egiten duten langileak baita ere esan zen hemen

kontratuak zituztela eta egia da baina aurretik

hemen ere momentu batzuetan aldaketa interesatuak egon dira kontratuetan

hori da proposatzen duguna ez dago beste gauza ezkuturik edo desberdinik zoritzarrez

badakit hor ere sailburu jaunak ez duela konpartitzen berak pentsatzen duela hemendik denbora gutxira langabezi gutxiago edukiko dugula eta

baina gaur egun dauden datuekin eta errealitatearekin gure ikuspuntutik zoritzarrez luzaroan mantenduko diren

kudeatzeko koordinazioa ere hobetzeko zerbitzu publikoa indartzeko pertsona horiek beharrezkoak dira eta aipatutako guzti horrengatik proposatzen dugu lanbide zerrenda egitea gutxienez

guztiak kontuan izanda eta gure bigarren puntua zerikusia dauka zerbitzu publikoak indartzeko konpromisoarekin aurrekoan ere aipatu genuen gauza bera espainia aldetik murrizketekin batera ailegatzen zaizkigun azken kontuan hartzen baditugu inoiz

enplegu zerbitzu publikoa defendatzea eta indartzea lankidetza publiko pribatua diote eta atzean dagoena zerbitzu publikoak deuseztatu nahia dago enplegu agentzi pribatuen gozamenerako

diru publikoa erabiliz praktikan enplegu zerbitzu publikoak deuseztatu nahi dituzte eta dauden baliabide publikoak enplegu

hau da kudeaketa publiko pribatu horren fruitu emankorra

horren aurrean ezin dugu geldirik geratu eta horregatik eskatzen dugu langileen bizkar etekinak ateratzen dituzten enpresa horiei

hor ere ikusi dugu ez dakit orain edukiko dudan hemendik hala ere berdintsu da nola ateratzen ziren

hau da honi itxi behar dizkiogu ateak hori da guk proposatzen duguna gure proposamenean dagoena honi ateak ixtea

interbentzio hau bukatzeko ezin dut albo batera azken egunetan ere komunikabideetan ateratako beste albiste batzuk gizarte laguntzen erabiltzaileak berriro ere kriminalizatzeko lotsatzeko

zenbait komunikabideek esan dudan bezala jarraitzen ari diren etengabeko kanpaina irmoki salatu nahi dugu

lotsagarriak dira zentzu honetan egunkari batean bereziki behin eta berriz botatzen diren mezuak kasu isolatuak

ezkutatuz eta erdi egiak gezurrekin nahastuz

de esas suspensiones onartezina da eta salatu egin nahi dugu erantzukizuna lanbideren kudeaketa eskasari leporatu behar diogunean zeren akatsak izan dira kudeaketa eskasa izan da kasu

ondorio horiek ekarri dituena eta hori egin beharrean eta kontutan hartuta gainera arlo honetan dagoen iruzurra baxua dela

aipatzen da horrelako manipulazioak egitea lotsagarria da ezin da

gain horrelako iraina bota eta horren aurrean ere

irmo eta baduela lana eta zeregina manipulazio eta horrelako gauzen aurrean lehendabiziko zati hau amaitzeko

gogoratzea guk bi proposamen egiten ditugula bat

ziurtatzeko eta bigarrena hemen erakutsi dudan horrelako

ixteko proposamena da bigarren bueltan aukera izango dut orain dela gutxi jaso dudan

erdibidekoa komentatzeko aurreratzen dut ez duzuela

bi proposamen hauek kontutan hartzeko zeren ez da egon

adosteko beste guztiak adostea gero komentatuko dut gehiago baina uste dut pista bat ematen didala

eskerrik asko arrondo andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde sozialistaren ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

y nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna euskal talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

bai eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok beno ba akordio batera heldu gara proposamen zehatz batean uste dut

hemen bost alderdi gaude ba lau alderdiok eta nik uste dut

garen akordioa nahiko garrantzitsua dela eta gaur

ikusita nik uste dut behintzat ikusten da batzuen lehentasuna enplegua dela

legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok iragan azaroaren hamabosteko kontrolerako osoko bilkuran arrondo andreak interpelazioa egin zion enplegu gizarte politika eta etxebizitza sailburuari

ondoriozko mozioa ari gara eztabaidatzen gaur jatorrizko interpelazio hartan ondorengo galdera egin zuen arrondo andreak zein neurri hartuko du

aiartza jauna erantzunen txandara pasatuz arrondo andreak dauka

argi dugu aurrekoan aipatu genuen eta zuk zeuk ere gaur aipatu duzu eta horrela da

lanbidek egin behar asko ditu ugari ditu gaur egun ez dituenak oraindik egiten zerbait hobetu dela hilabete

gaur behintzat horretan sartuko ez da zaila zerbait hobetzea abiapuntua hain kaskarra izanda larria izango litzateke

hor utziko dut ez da gaurko gaia nire ustez gaur egun

ez duena egiten lanbidek da egin beharrekoa arazo ugari jarraitzen du izaten lehen

besteak beste legea ez du betetzen aurreratu da baina araua ez da betetzen ez da erantzuten

dauden eskariei eta hori egin beharko litzateke ez bakarrik borondate onarekin baizik eta baliabideak ipiniz beraz ez da momentua jendea kalean uzteko esaten duzue las plazas presupuestarias

hau da momentua sartu ditzagun presupuestoetan dauden langile guztiak

azken batean inork ez du zalantzan ipini beharrezkoak direla inork ez du zalantzan ipini lanbide zerbitzu publikoa indartu egin behar dela beraz

egoera hori dagoen errealitatea lanik egin gabe daude langile horiek gaur egun lanbiden ez dute lanik egiteko nik esango nuke alderantziz lepo dabiltzatela ezin iritsi dabiltzatela jaso dezagun adostu dezagun sindikatuekin

egin behar den barkatu arrondo andrea mesedez isiltasuna

konbertsazioak berea ez dakit baina gainontzekoena bai mesedez kanpora joan hitz egitea

bide horretan ere aurrekoan sailburuak esan zuen

berriro ere hitzak politak agian baina atzean inolako konpromiso ez dutelako ezin dut besterik esan norbaitek esango du

baina erantzuna proposamen horiei ezer ez da

hemen izan ere sinaturiko erdibidearekin

lanpostuen zerrendan egonkortuko dira hori da galdera horri erantzun behar zaio bai ala ez eta bestea

eta gainerakoek eroso luze eta zabal eta etekin franko poltsikoratuz bitartekaritza lana egiteari ateak itxiko dio zuek adostutako erdibideko horrek bai ala ez

ezetz ez delako esaten horrela eta maila horretan argiak izan behar gara irmoki jokatu behar dugu bestela konturatu gabe

enplegu zerbitzu publikorik gabe hori bai gure konpetentziak defendatuz indar guztiarekin eta epaitegi arrotzen aurrean

baina zerbitzu publikorik gabe kasu honetan ere bai eskerrik asko arrondo andrea euskal sozialistak taldearen ordezkaria den itxaso jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

eskerrik asko aiartza jauna gai zerrendako zazpigarren puntua

erakundeen jokabideei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den